mozioari dagokionez behin betiko ebaztea urriaren hamazazpiko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

berdinketa izan zen euzko abertzaleak eta euskal sozialistak taldeek batera aurkeztutako osoko zuzenketaren bozketan

orain zuzenketa horren bozketa beraz bozkatu dezakezue

bertan behera geratzen da osoko zuzenketa gai zerrendako lehenengo puntua mozioa ander

euskal autonomia erkidegoko adinekoentzako egoitza zentroei buruzko ehun eta hogeita sei barra bi mila hemeretzi dekretuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda rodriguez jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko mesedez isiltasuna

azken kontrol bilkuran interpelazio bat egin genion artolazabal sailburuari

adinekoen egoitzetan bizi diren pertsonek merezi duten arretaz
mesedez isiltasuna eta baita ere bertan lan egiten duten zaintzaileek merezi dituzten

eta eztabaida hona ekarri nahi izan genuen gaiak berebiziko garrantzia duelako aurrekoan esan genuen moduan gaur ere azpimarratu nahi dut

araban bizkaian eta gipuzkoan interpelazioan argi azaldu genuen bezala dekretu berriak ratioak okertzea eragingo du hainbat kasutan are gehiago

arreta zuzena orain dela hogei urteko dekretuak arautzen zuena baino gutxiagokoa izango da gainera langileek ere kalteak pairatuko dituzte eta herrialde desberdinen arteko desoreka eta

izango litzateke hortaz gogoeta bat eskatu genion artolazabal sailburuari eskatu genion serio hartzea zer nolako kalteak eragingo dituen bere kudeaketak eskatu genuen arduraz jokatzea bere karguak eskatzen duen

eta dekretu berria atzera botatzea sortu duen anabasa zuzentzeko eta ekimena hartzea beste dekretu bat prestatzeko

merezi duten zaintza duina hori da gure helburua zoritxarrez helburuak emandako erantzuna benetan etsigarria izan zen eta ez hori bakarrik baita ere kezkagarria izan zen azalpen tekniko zehatzak argudio politikoak eta arrazoi argiak eman genituen baina guztiz alperrik iba a decir

beraz gobernu honekin alperrik horregatik gaur hona ekarri behar izan dugu mozio hau gure helburua argia da dekretu berria bertan behera uztea eta dekretu berri bat aprobatzea

edukia eta zergatiak azalduko ditut lehenengo puntuan eskaera argi eta garbi dago dekretu berria bertan behera utz dezala eta sei hilabeteko epean dekretu bat

beste datu bat emango dut egoitza zentroen definizioa bera urratu arte izan ere nahiz eta dekretu berriaren hirugarren artikuluak esaten duen bermatu behar dela zaintzaileen etengabeko presentzia hogeita lau ordu egunean mendekotasun oso larria dutenentzako hamabost tokiko egoitza zentro batean adibidez

euskadiko geriatrikoetara ez da egoteko bakarrik joaten artatua izateko baizik zaindua izateko eta ikuspuntu hau guztiz galdu du dekretu berriak

puntuan jorratzen dugu dekretu berriak langile eskakizunei dagokionez zer baldintza bete behar dituen

proposatzen dugu nazioarteko gomendioak jarraituz eguneroko jardueretarako laguntza denbora unitarioa bataz besteko ehun eta hogei minutukoa izatea

ezartzea planteatzen dugu eta hauek minutuetan adieraztea gogora ekarrik behar dugu gobernua bi mila hamalauan legebiltzarraren lehenengo mandatua jaso zuela dekretu aurreko dekretua eguneratzeko eta mandatu horretan arartekoaren ebazpena argi ebazpenaren arabera egin behar zela jasotzen zen

bostehun atalean zera proposatzen dugu aurreko dekretuak bezala

zehaztea zeren inolako azalpenik eman gabe zeharkako arretarako langile ratioan zehaztapena desagertu egin da dekretu berrian akaso garbitzaileak sukaldariak eta abar luze batek egiten dituzten lanak ez dira ezinbestekoak adinekoen ongizatea materiala eta fisikoa bermatzeko

bigarren puntuko e atalean proposatzen dugu langile ratioak ezartzeko

planteatzen dugu osasun arloko arreta motako langile ratioak osasun sailak orain

eta era berean unitatea psikogeriatriakoetan psikiatria

arautzea zeren ez da arautzen dekretuan honi buruz euskadiko ekonomia eta gizartea arazoetarako batzordeak esaten zuen bezala psikogeriatriako profil batek eta gizarte osasuneko profil batek gune desberdinak behar baldin badituzte

g atalean planteatzen dugu hogeita bost tokirainoko egoitza zentroetan langile eskakizun bereziak ezartzea aurreko dekretuak egiten zuen bezala irizpide honek erantzungo lioke adibidez arestian azaldu

hau da egoitza zentro txikietan hogeita lau ordu egunean zaintzaileen presentzia bermatzeari

jardunean dauden egoitza zentroetan arautzen diren eskakizun materialak

planteatzen dugu nola finantzatu behar dugun edo nola planteatzen da finantzatzea

planteatzen duguna eta eskakizun materia betetzeko nola diru laguntza lerro baten

eta azkenik seigarren puntuan jasotzen dugu onetsiko den dekretu berrien edukia nola planteatu era parte hartzaile erreal batean

rodríguez jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

egun on sailburuak legebiltzarkideok egia da

berria hainbat alditan eztabaidatu dugula legebiltzar honetan proposamen zehatzekin

borradorea ezagutu genuenean ere sailburuaren agerraldia izan genuen osoko batzordean hain zuzen ere

esan genion argi eta garbi aurreko legealdian gobernuari dagozkion dekretuak bidali behar zirela eta legealdi honetan ere otsailaren bederatzian ere

bi mila hamazazpian hain zuzen ere esan genion eusko jaurlaritzari bete behar zuela

legealdian izandako agindua egia da eta salatu behar dugu gobernuaren jarrera gai honetan zeren

eta atentzioa integral bat eman behar zaio ere pertsona hauei

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria ordezkariak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on guztiori bueno adineko egoitza zentroei dagokionez gure jarrera argia da

eta hala egiten duela pentsatzen dugu eta hori bilatu duela dekretu hau martxan jartzerakoan hasiera hasieratik ez dugu pentsatzen dekretua bertan behera utzi behar dugunik eta ez dute hori ere pentsatzen atzo bizkaiko batzar nagusietan eztabaidatu zutenean eh bilduko bertako kideek ere ez zuten horri buruz

eta legislazio gabe utziko gintuzkeela hau bertan behera utziko bagenu también nos llama la atención que les vale

dekretu honek gai tekniko asko lantzen dituela eta datu horien inguruan hitz egin behar dugula

konparatu behar dugula alde batetik arreta zuzeneko datuei eta ratioei dagokionez ikusten dugu dependentzia maila zero eta bat den momentuan

handitzen direla eta dependentzia bi eta hiru mailakoa denean ehuneko hogeita hiru batean igotzen dela

dekretu honek denok dakigun bezala laurogeita hemezortziko dekretua berritzera eramaten gaitu eta honetan adineko egoitza zentroetara espresuki mugatzen gaituen araudia daukagu asko aldatu dira tarte honetan adin tarte honetan dauden pertsona kopurua laurogeita hemezortziko dekretua egin zenetik hona eta datu demografikoei begiratzen badiegu ikusten dugu ba gero eta gehiago izango

urtetik gorako biztanleak eta aldatu direla baita ere dependentzia maila eta dependentzia horien

hasieran aipatu ditudan zerbitzuaren kalitatea zaindu eta sistemaren

lan egitea garrantzitsua izango dela azpimarratu nahiko nuke baita ere bai dekretu honetan bilatu den elkarlana

dekretu bat izan da eta elkarlanerako borondatea izan duen dekretu bat izan da hasiera batetik eta esango nuke gainera bi mila hamalautik hona dekretu hau egiten egoteak adierazten duela ere bai lan ordu asko ekarri dizkigula eta eskatu duela

eztabaida eta lan ordu asko eta

ateratako dekretua dela eta ondo dakigu denok baita zuk zeuk ere hori ez dela horrela izan

hasi ziren dokumentazioa eta araudia guztia aztertzen diputazioetan hiruretan horrela egin zen eta lehengo gauza izan zen egin zena eta bertan zuk eta

parte hartu zenuten hemen hartu zen lehenengo erabaki garrantzitsua izan zen laurogeita hemezortziko dekretuak beste bi dekreturengatik ordezkatua izan behar zuela bat izango zen hau dekretu hau adineko egoitza zentroei buruzkoa eta bestea

martxan jartzen duena beraz barne lan guzti horiek egin teknikariekin eztabaidatu eta denen artean

ezarri eta gero bi mila hamazazpian legebiltzar honek eskatutakoari betez

egiturak eta ondoren egonaldi publikoan ere egon zen eta proiektu hogei eragile eta entitaterekin eta bai partekatua izan zen

jaso zirenak eta ondoren bi mila hemezortziko otsailaren bostean aurretiazko txostenak gizarte zerbitzuen euskal kontseilura eraman zen eta bertan daude

patronala hirugarren sektoreko entitateak eta elkargo profesionalak

txostena izan zen beraz pentsatzen dugu adostasun maila altua izan zuen txosten bat izan zela bukatzeko adinekoentzako egoitza zentroei dekretu honek zerbitzu hauek bete behar dituzten minimo batzuk exijitzen dizkie gainontzeko

eta adineko kolektiboen benetako eskakizun horiei erantzungo dien minimo horiek ezarri nahi ditu

erakunde sistemak eramaten gaitu denon artean eta bata bestearen tokian jarriz aurrerapausoak ematera eta denok ikustera zeintzuk diren

horren alde egingo dugu minimo batzuk ezarri eta ondoren foru aldundi bakoitzak daukan errealitate horri erantzuteko beharrezko

bermatzeko ordu askoko lana izan da eta ordu asko eta gero ateratako dokumentua izan dela beraz ez dago zalantzarik orain horren garapena eta lanketa egitea dagokigu

horren inguruko eztabaidak egon diren horren momentua da eztabaidatzeko erabakitzeko

garapen hau eta horri aurre egiteko ez dugu pentsatzen atzera bota behar den

eta pentsatzen dugu horren alde egin behar dugula garapena eta aurrera egitearen alde eskerrik asko

eskerrik asko hernández jauna erantzunen txandara pasatuz rodriguez jauna zurea da hitza

rodriguez jauna euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

correcta besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

guk uste dugu gobernu honek bilatzen zuena zela dekretu bat egitea adineko zentroetan emateko ahalik eta kalitate egokiena eta minimo batzuk ezarri nahi zituela hiru foru aldundiekin batera elkarlanean hori aurrera eraman ahal izateko argi dugu baita ere foru aldundi bakoitzak gero garatu beharko duela dokumentu hori eta bizi duen errealitate eta oinarrietan

politikarekin bilatzen duguna beti da pertsona politiken erdigune horretan jartzea horren zalantzarik ez izan eta arreta horretan

hobetzea benetan elkarlanean oinarritutako dokumentu baten aurrean aurkitzen garela

elkarlana zentroak instituzio desberdinak eta jaurlaritzarekin eskerrik asko
eskerrik asko gurrutxaga anderea elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

tengan una buena y mejor atención eskerrik asko hernández jauna eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu

lejarza jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz jatorrizko testua ez da onartu jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu

puntu bozkatzeko arazorik badago nola nahi duzu

bozkatuko dugu puntuz puntu batgarrena eta bigarrena puntuak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto aldekoa treinta y siete contra beraz batgarrena eta bigarrena puntuak onartuta geratzen dira

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa

ez da onartu gai zerrendako bigarren puntua mozioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

talde proposatzailearen txanda becerra jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

sailburuak legebiltzarkide guztioi egun on isiltasuna mesedez orain dela hamar egun

interpelazioan esan nion eskola jantokien eredua aldatzeko beharra bazegoela eta prest geundela gure taldean akordio batera

hamar egun geroago hona ekartzen dugu akordioa eta akordio horretan bai epeak baina tresnak ere agertzen dira eredua aldatzeko tresna horien artean nik aipatuko nahi nituzke

alde batetik eta eragile guztien arteko elkarlana ezinbestekoak direlako akordio batera iristeko

oraindik ez dakigu sistema berriaren ezaugarri guztiak

zentroei eta gobernuari dagozkie zehaztea sistema horren ezaugarriak baina bai badakigu zer ez dugun nahi etorkizunari begira ez dugu nahi sistema ilun bat sortzeko modukoa ez dugu sistema bat prekarietatea ahalbidetzen duena ez dugu sistema hezitzailerik ez

eta umeen osasuna eta bertoko ekonomiaren gainetik etekin ekonomikoa lehenesten duenaren

se incrementan los desperdicios alimentarios beraz pasa den astean eskaini nion sailburuari akordio bat eta esan nion ez geundela prest sistema dagoen moduan uztera eta ez geundela prest denbora alferrik pasatzen uztera baina prest geundela lan egitera eta akordio batera iristera eta gaur

zorionez akordio hau aurkezten dugu bozkatzera akordio hau da

dugun lehenengo urratsa hurrengo urratsak izango dira akordioa lortzea bai eskola komunitatearekin bai eragile sozialekin eta hurrengo urratsa izango baita ere akordio zabalak lortzea

beste sail batzuekin adibidez osasun saila eta garapen ekonomiko saila eta zergatik ez tokiko instituzioekin ikusteko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

izan catering enpresek egindako ustelkeria kasuagatik izan sukaldeak eraikitzeko emandako urratsagatik izan eaeko hezkuntza sailak

sozialengatik euskal herria bildun elikadura burujabetza eta tokiko garapena dugu oinarri eta jantokiak gune ekologiko osasuntsu

gure helburua egungo jantoki eredua eraldatzea da jantokitik jangelara salto eginez betiere ikastetxe bakoitzak bere ereduaren gainean duen erabakitzeko eskubidea eta autonomia oinarri izanda eskola jantoki eredu berri eta burujabea eraikitzeko ordua da eta gaurkoan gure eskuetan dago egungo eredua agortuta dago eta aldaketa bat eman beharko dugu denon artean nik uste dut guztiok ados gaudela bi mila urtetik aurrera eskola jantoki eredu konkretu bat definitu zen garai hartan hartu zen erabakia testuinguru oso konkretuan

menu oso gutxi banatzen zen ikastetxe gehienek ez zuten jantoki zerbitzua eskaintzen hori dela eta

ahalik eta ikastetxe gehienetara zabaltzea ahal zen helburua dena den argi dago egoera aldatu dela eta hasierako helburu hori egokia bazen ere erabat perbertitu

botereagatik besteak beste hori dela eta ia hogei urte beranduago eredu hori erabat agortua dagoela deritzogu catering enpresen monopolioa elikagaien kalitatearen gutxitzea ikastetxeek eredua definitzeko duten ezintasuna langileen lan baldintzen prekarizazioa gune erabat

askotan esan dugu eh bildun gure hezkuntza sisteman dugun jantoki eredua agortuta dagoela bukatu da tope egin dugu eta horregatik beste eredu bat posible egiteko denon inplikazioa

ekarpen uste dugu gainera oso positiboa emaitza ezberdinak lortu nahi baditugu gauzak modu ezberdin batean

bere proiektua erabakitzeko eta definitzeko duen eskubidea oinarri

eskola jantokiak heziketa prozesuaren baitan ulertu behar ditugula uste dugu eta ondorioz ikastetxeetako hezkuntza proiektuan definitu behar dira

nola ez ezin ditugu ahaztu jantokietan lan egiten duten profesionalak langileak

eskola jangeletako eredu berri honetan ezin dugu ahaztu lanean diharduten pertsonei izaera hezitzailea aitortu beharko zaiela hezitzaileak dira garatzen duten lana hezitzailea delako hauek

hezkuntza proiektuarekin bat egin beharko dute parte diren heinean komunitateko gainontzeko kideak bezala

y a que sean por fin algo más gaur elkarrekin podemosek aurkeztutakoarekin bat egiten dugu eta hobetzen ahalegintzen saiatu gara

hala ere behar beharrezkoa bermatzea da esleipen prozesua gardentasun eta kontrol zorrotz batekin egitea

tokian toki eredu propioak eta ahal duten neurrian

guzti honek oinarri eta berme juridiko nahikoak izan beharko ditu edozein delarik eredua babes normatiboa egotea behar beharrezkoa da eta jarraipena egingo diogu hori zalantzarik habe

diren erakunde guztiak eta hezkuntza komunitatearen artean elkarlanerako guneak sortzea

alde batetik eta bestetik noski maila lokalean sortzea proposatzen ditugu jangela

hauek tokian tokiko beharrei erantzuteko eta eredu lokalak kudeatzeko mahaiak izan beharko dute

nahi duten ikastetxe guztietan sukaldeak eraikitzeko benetako prozesua abiaraztea zazpi sukalde agertzea zehaztasunik ez duen txosten batean

gehienetan egon behar dute eta horretan jarraituko dugu lanean la creación de las cocinas

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak

eguerdi on guztioi urriaren hamaikako kontroleko saioan becerra jaunak uriarte sailburuari egindako interpelazio baten ondorioz aurkeztutako mozioa dugu eztabaidagai eskola jantokien kudeaketari

gure ikastetxeetako jantokiak bertako egunerokoa kudeaketa

zerbitzatzen dira eta zerbitzu horretan lehentasuna hartzaileen osasuna eta ongizatea dira dudarik gabe gehiengo handi batek beste toki batean prestatutako bazkaria jaten dute baino ehuneko hogeita bost bat

eskolako sukaldeetan bertan prestatutako bazkaria ere izaten da hezkuntza sailak ez du inoiz izan zerbitzu estandarizatu bat emateko asmoa

asmoa izan du beti eta horren adierazle garbia da legebiltzar honetan jantokien

legez besteko baten ondorioz bi mila hamazazpiko abenduan jantokien jarraipen batzorde bat eratu zela eragile guztien

horien inguruan lan egiteko jaurlaritzak kudeaketa zuzenaren eredua garatzen jarraitzen du baina horrek ez du esan nahi ba ez duela begi honez ikusten beste eredu batzuk

beti ere juridikoki bideragarriak baldin badira eta horregatik jaso dugu gaur onartuko dugun erdibideko

hezkuntza sailak epe labur batean lau hilabeteko epea jarri dugu ba kudeaketa eredu ezberdinen inguruan hasita dagoen azterketa

beti ere lehen esan dudana juridikoki bideragarriak izanik beste eredu horiek legezkoak izan behar dute eta noski orain arteko sistema honek bai elikadura arloan eta osasun arloan ere dituen berme guztiak

edukita elikadura jasangarria eta hurbilekoa ere aipatu da eta

elikadura zenbat eta osasungarriagoa eta jasangarriagoa izan hobe eta

guztiz ados gaude baita ere ados gaude lehen esan dudan bezala gaur egungo kudeaketa eredutik haratago beste eredu batzuk ere

beti hobetu daiteke dena bezala baina beste eredu batzuei bide emateak ez du esan nahi gaur egun dagoena ona ez denik eta hobetzeko nahi horrekin

hobetu eta aldaketak ere beharrezkoak badira egin baina horrek ez du esan nahi gaur egun daukagun jantokietako kudeaketa sistema

bezala gaindituta dagoenik edo bukatua dagoenik edo azken finean

ez gatoz bat uste dugu gaur egun egiten dena ondo egiten dela baina mundu honetan dena bezala hobetu daitekeela eta gu horretarako prest gaude eta jaurlaritzak ere

garbi azaldu du horretarako gaur egun egiten diren esleipenen pleguak plegu teknikoak hobetzeko

ondo ikusten du eta hori guztia hezkuntza komunitatearekin batera informazio prozesu bat

horrela jaso dugu eta baita ere uste dugu nahiko epe onargarrian egitea proposatzen dugula eta horretarako ere lau hilabeteko epea

jaurlaritzaren egunerokoa segurtasunak eta erabiltzaileen

markatzen du eta uste dugu hori izan behar dela beti ere hobekuntzara egiten ditugun aurrerapen guztietan

duguna ez dago ukatzerik baita ere familien nahiak kontuan izan behar direla familien nahiak aldatzen doazela

jantokietan ematen den zerbitzuaren inguruan exijitzea eta baita ere

zerbitzu hori janaria eskolan bertan prestatzea hautatuko balu eskola batek edo eskola horretako hezkuntza komunitateak eta baita ere

toki erakundeek udalek parte hartze zuzena izan beharko luketela uste dut zer esan handia daukatela baita ere udalek eta toki erakunde horiek guk ezin dugula aurreikusi

horrela izango denik posible izango denik uste dut bere zailtasunak ere badituela gaur egun hainbat ardura badituzte dagoeneko udalek gure ikastetxeen mantenduan garbiketan eta hainbat kontuetan eta bere zailtasunak ditu ez dakit zein formula erabili beharko litzatekeen jaurlaritzak gaur egiten duen kudeaketa hori

modu batean udalen eskutik egiteko juridikoki zalantza asko sortzen dituen kontua da eta uste dut gaurko akordio honek benetan jantokietako kudeaketa horretan hobekuntzak topatzea helburu badu esan dudan bezala ba tentuz egin behar dela eta

berme guztiak edukita beraz autonomia horren eskutik ikastetxe batek erabakiko balu bertan prestatutako janaria eskaintzea bere jantokian

sukaldeak egingo zaizkiela eta gainera hori aurreikusita dago baita ere aste honetan bertan

departamentuak batzordean aurkeztu duen azpiegitura plangintzan uste dut gaur jasotako

balioan jartzeko gauza bat dela baita ere analisi guzti hau eta egitera

duen hezkuntzako eragile guztiekin partekatuko dena eta hortik

ondorioak ere araudi berri batean jasotzea eskatzen zaiola jaurlaritzari betiere izan ditzakeen eragin guztiak kontutan izanik eta batez ere lehen esan dudana berme juridiko guztiak

berme guztiak izan ditzala eta bertan dauden langileen lan baldintzetan ere eraginik izan gabe nik ere txalotu gaurko akordioa eskerrak eman

lehen momentutik garbi utzi zuelako benetan bai gobernua sostengatzen dugun taldeekin gai honetan akordio bat nahi zuela pozten nau baita ere

gaur lortu dugun akordio honekin eta guk beti hobetzera eramaten gaituzten lanetan parte hartzeko prest eta benetan ikusiko dugu gogoeta prozesu guzti horietatik

baina garbi eta argi utzirik gaur egungo sistemaren aurrean guk ez dugula uste txarra denik hobetu behar dela gauza guztiak bezala eta horrekin uztartu daitekeela baita ere beste kudeaketa eredu batzuk beti ere ikastetxe bakoitzak eta tokiko administrazio horrek

erabakita eskerrik asko eskerrik asko berasaluze andrea
erantzunen txanda becerra jauna zurea da hitza

sistema hau berritzeko eta gainditzeko baina gobernuaren anbizioa hor islatuko da

nola gaindituko dituen zailtasun horiek beste

eskerrik asko becerra jauna norbaitek hitz egin nahi du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

eskerrik asko presidente anderea egun on berriro sailburuok legebiltzarkideok

politikei buruz hitz egiteko kontuan izanik gobernu honek gai honetan ez duela gehiegirik egin eta

mozioa dela eta mozio hau dator interpelazio baten ondoren eta

hitz egiten genuen hain zuzen ere gobernuaren porrotari buruz gai honetan argi dago denok dakizuen bezala eta suposatzen da alderdi popularrak hainbat ekimen aurkeztu duenez alderdi popularrarentzat guztiz lehentasun bat dela eta horrela nabaria da aurkeztutako hainbat ekimenetan eta gainera aukerak zehatzak izan ditugunean adibidez aurrekontuak negoziatu direnean ere zuzenketa

familien politikak aurrekontuak igotzeko

gai honetan adibidez aurrekontuei buruz hitz egiten dugunean gobernu honek ez dituela bete bere konpromisoak eta gehitutako kantitateak aurrekontuetan ez dituela bete como decía

garrido anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburuak egun on

taldeak familiak laguntzeko politiken inguruko ekimenak

ditu oso garrantzitsua da horri buruzko eztabaida zabaltzea eta sakontzea

guretzat zein den familia kontzeptuaren esanahia ikuspegi zabaltzen laguntzeko asmoz honako hau da

hori esanda elkarrekin podemos taldeak familiei zuzendutako laguntza ekonomikoak defendatzen jarraituko dugu

bai eskerrik asko legebiltzar buru anderea legebiltzarkideok eguerdi on

sentsazio bat eta zaila egiten da batzuetan ekarpen berriren bat ekartzea hala ere

aurrera egitea ahalbidetuko dutenak eta uste dut atzo gizarte politiketan eta enplegu gaietako batzordean unicefeko kidak egin bezala oso inportantea dela

gaia eztabaidatzeko kontestuan ipintzea gaia gogoratuko duzue nahiko sonatua izan zelako

erkidego honetan familia itun bat dagoela itun horren sinatzaile zaretenok tartean jaurlaritza lehendakaria buru duela konpromiso batzuk hartu zenituztela eta horrek nolabait gobernu guztiaren jarduna

ondoren itunaren ostean etorri zen laugarren familia plana

bide batez esanda oinarrian euskal familien eta familia politiken inguruko diagnostiko nahiko argi bat egiten duena pena da ondorengo ekintza eta gobernuaren ekintza horrekin lerrokatua ez egotea bi urte beranduago testu ingurune honetan

duguna da kontu gutxi aipatzeko unicefek atzo

itunaren inspirazioa ez dela zaurgarritasun handian dauden familiak babesteko erreminta

erreformara iritsi eta duguna da hemeretzi hilabetez hemeretzi hilabete luzez ez dakit zenbat aldiz iragarri den

diru laguntza bat dena edo kontziliazioa dekretu hori da daukaguna baina horri buruz gero hitz egingo dut finean uste dut argiak fokuak eta itzali direnean duenari garrantzirik kendu gabe

fokua beste behin eraginkortasun eta bizitzarako oreka berriak ezartzeko ezer gutxi balio duten neurrietan kokatua dago baina bada gaurko eztabaidan

berri bat demografiaren estrategiarena urkullu lehendakariak politika orokorreko eztabaidan iragarri zuen estrategia hori ekartzeko bere asmoa ildo beretik proposamena ekartzen du talde proposatzaileak

taldeek ere ekartzen dute eta seguruenik motibazio desberdinekin eta oso planteamendu desberdinekin elkarrekin podemosek ere jasotzen du bere zuzenketak eta zuzendu behar dut garrido andrea nik ez dut proposatu demografia

pentsatu nahiko nuke jaiotze tasaren zentralitatea eta politika natalisten

dagoenaren seinalea dela hau pentsatu nahi dut ohartu zaretela irakurketa okerrak fragmentatuak baztertzaileak interesatuak eta injustuak baina batez ere batere eraginik gabekoak direla jaiotze tasetan bakarrik fokua jartzen duten estrategiak zentzu honetan gogora ekarri nahiko nuke gure taldeak itunaren aurkezpenarekin eta horren bueltan esan zirenekin kezkatuta pleno monografiko bat eskatu zuela

geundela emakumeak gauzak aldatzeko eta mugitzeko planto egin genuela eta hori geldi ezina zela eta atzera pausorik ez zuela

para la niña zentzu honetan asmoa demografiaren inguruko estrategia bat baldin bada gobernuari gogoratu euskal herria bilduk eredu sozial eta demografiko iraunkor eta justu bat lortzeko bi ardatzetako estrategia bat ekarri zuela legebiltzar honetara pleno monografiko horretan

aldatzea bideratzeko lan produktibo eta erreproduktiboaren arteko oreka berriak ezartzera bideratutako neurriak eta bestetik pertsonen bizitza duina bermatzera zuzendutako politika publikoen sorta bat aurkeztu genuela

gabe geratu dira ondoren eta guk gure proposamenean eskatzen genuena zen adostutako horiek zuekin gobernuarekin adostutako horiek betetzea bi urte beranduago hala ez baldin bada betetzeko asmorik ez baldin baduzue hala

gutxienik izan daitezela inspiratzaile diseinatu nahi duzuen demografiaren inguruko estrategia berri horretan edozein kasutan estrategia horren definizioan nahasten zaretenean badira pare bat kontu ahaztu ezin daitezkenak eta bat da erresidentzien eztabaidaren inguruan aipatu den kontu bat eta da estrategia horren diseinuan ezinbestean demandatzen leku desberdinetatik amaia pérez orozkok mugimendu feministak aubixa fundazioak lehengoan zaintzaren inguruko

eta hori ezinbestean ireki beharra dago probestu dezakegu gainera estrategia hori dagoela estatua despatrializalatzeko eta egin beharreko trantsizio horretan

egindako proposamenak legebiltzar honetara ere ekartzeko eta ezinbestean artolazabal sailburua mugimendu guzti horiek mugimendu feministarekin egin beharko dituzue hori estrategiari dagokionean eta hitz batzuk ere dedikatu nahi nizkioke kontziliazio dekretu berri honi ze

gure taldeak ekarri zuela eztabaida hau ekainean justuki monografikoan adostutako neurri bat gobernuak ez betetzea erabaki zuelako

konpartitu ditugu eta ezagunak dira are gehiago voy a remitirme

monografikoan egindako iragarpen estrella hori hemeretzi hilabeteren bueltan

polemika askorekin atera da azalera

hamasei asteetako haurdun egon ez diren guraso horietako eszedentzia hori diruz laguntzeko proposamen hori eta proposamen hori baita ere diskriminazioekin gure iritziz ere horrela

desberdina izango da arlo publikoan zein pribatuan eta pribatuan ere desberdina izango da orohar autonomoentzat edo beste enpresetan jarduten dutenen artean horien justifikazioak ezartzen diren baldintza horiek justifikatzeko erabili diren argudioak ez dirudite

ahalik eta astebeteko epean sortu duten zalapartengatik aldatuak direnean eta ez dirudite sendoegiak dekretu hau laguntzen duten txosten guztiek

bada beste kontu bat ere kontutan hartzekoa eta da aukera berdintasun hori

honetaz gain dekretu honek badu elementu diskriminatzaile oso argi bat eta da aurreko dekretuek sortzen zuten arazo bati erantzunik ez ematea dekretuak ezartzen duenez diru laguntza hauek diru laguntza diren heinean ordainduko dira

eszedentzia hau eskatzen duten pertsonek beharko dutela eduki aurretiko errenta bat diru laguntza hauek eta baimen hauetaz disfrutatu ahal izateko eta horrek ezinbestean kanpoan utziko ditu zaurgarritasun egoera handienean dauden milaka eta milaka eta egia da dekretuak ehuneko hogeita hamar igotzen dituela prestazio horien zenbatekoa baino ordaintzeko baldintzak aldatzen ez badira

pertsona hauek laguntza horiek eskatu eta hori da guretzako dekretu honek ezartzen duen diskriminazio handiena eta da maila sozioekonomikoaren arabera izango dela eta aukera hauen disfrutea eta hare gehiago eszedentzietan oinarritutako diru laguntza batzuk dira eta badakizue

gure lan merkatua nolabait ezateko zaintzaren antolaketari bizkar emanda antolatua dagoela eta ikusteko dago

eszedentzia horiek guztiak baino oraingoz demostratua dago eszedentzietan oinarritutako

eraginkortasun gutxi oso gutxi izan dutela rolen aldaketa planteamendu horietan eta gizon eta emakumezkoen erantzunkidetasun

ikusteko dago honek zer duen baino errotik dituen planteamendu horiekin
ba amaitzen joan bai eta azkeneko kontutxo bat ere ekarri nahiko nuke

itunak familien itunak inbertsio sozialaren paradigma bereganatzen zuela eta guk dekretuaren azterketa egiten dugunean ba baldintza horiek aztertzen ditugunean eta ikusirik arlo publikoan ematen ez direla esango nuke ezartzen diren baldintza horiek

gastuaren kontrola dutela helburu bestelako planteamendu bat baino eta horri iruditzen zaigu inbertsio sozialaren paradigmaren
printzipio horren kontra ere badagoela kortajarena anderea eskerrik asko

legebiltzarkideok jaun andreok eguerdi on denoi euskal familientzako babes politiketan porrota izan dela dioen legebiltzar ekimen honen aurrean nik esango nuke ez dakidala beste legegintzaldi bat egon ote den non familia politikak

gure legegintzaldi honetan ekarri diren bezala eta errango nuke erdigunera ekarriak izan ziren unea benetan ziklo berri bat ireki zen momentua aho batez familiaren euskal kontseiluan onetsitako familien itunaren eskutik etorri zela gerora talde guztiak ekarpenak egiteko aukera izan genuen

eta hor jasotakoak laugarren familia planean gauzatu ziren

marko guzti honen ondorioz jaurlaritzak arlo honetako ekimenen diseinu eta planifikazioan aurrera darrai bi mila hemezortzi bi mila hogeita bi epealdirako

mila zazpiehun eta hirurogeita lau milioi bi mila hogeita bira arte inbertsio honetatik

kudeatuak dira zuzenean edo besteak beste bi mila hemezortzitik indarrean dago bigarren seme alabengatiko laguntzen hedapena edo aipatu monografikoan eh bilduren ekarpenaren eskutik

edo lan eszedentziagatiko laguntza gehiago eta hobeak bestalde haurra izan ez duen ezkontidearentzat

ezkontide biei dedikazioa berdintzea ahalbidetuko dien ahalegin handi eta aitzindaria kotizazio oinarrian ehuneko ehun ordainduko dena beti haurraren lehen urtean eta beti amaren epealditik ezberdina izango den epealdi batean

edo kontzilia hogeita hamar programa hiruko pilotajearekin hasi eta hogeita hamar daramatzana eta euskadiko autonomia erkidego guztira irekiko dena

dira aurki euskadiko autonomia erkidegoan familietan inbertitutakoa azken urteetan hirukoiztu egin da barne produktu gordinaren ehuneko

familien laguntzak ehuneko hogeita hamairu igo dira eta horretan lehen eh bildugatik esan dudan legez orain zuengatik errango dut

aitortzen dut zuen ekarpena honetan nik uste dut oraindik hastapenetan bagaude ere

eta horrela jarraitu behar luke aurrean daukaguna erronka itzela baita eta desafio horri ez diogu soilik baliabide materialez aurre egingo

beharko da guzti horrengatik hastapenetan dagoen honetan ausardiaz eta aurrekontuz urrats garrantzitsu eta aitzindariak ematen ari diren honetan

unean uneko iritziak iritzi beti libre eta beti anitz politika hauek

denbora delako gutxienez egoeraren eta norabidearen argazkia osoa izateko

eta eh bilduri zuen zuzenketako lehenengo puntua adierazpen bat da

ados gaude bigarrenean eskatzen dena planaren bitartez

gauzatu behar dagoelakoan gaude hirugarrenean eztabaidatu genuen

familia planean ere atal oso bat daramatelako baina egia esateko arlo honetan gauza batek

ez dakit hori esatea nahi zenuen ala ez baina guk uste dugu sistema sortu behar dela beharrezkoak diren prestazio hutsetan gelditu gabe laugarren puntuaren inguruan

gure ustetan ez duelako diskriminatzen eta bosgarrenean ba bueno berehala negoziatzearekin espainiako estatuarekin gizarte segurantzaren inguruko eskualdatzeko guztiak ba erabat ados horretarako lehenengo beste

erabat ados gerora erdibideko proposamen bat ere egon da gu ez geunden ados han proposatzen zen hirugarren eta laugarren puntuekin eta

uste dut egoeraren nahiko arrazoi eman ditudala esateko guk geure zuzenketari
helduko diogula besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

gero zure interbentzioan adierazpen zehatzak egin dituzu orduan ez dut uste hor arazorik egongo denik

eskerrik asko garrido anderea elkarrekin podemos guanche anderea zurea da hitza

por parte de este gobierno besterik ez mila esker eskerrik asko guanche anderea eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena anderea zurea da hitza

momentuak ere badiren nik ere urrutia jauna gustura

hori ez dugula eta ez dut uste orain momentuan daukaguna da dekretu hau kontziliazioei inguruko dekretu berria eta daukaguna da

egiteko asmo horrek familia politiken abangoardian kokatzen gaituenik egia esan eta

lehenengo txandan ahaztu egin zait etxeko langileen inguruan

eszedentzien dekretuak eta kontziliazioen dekretuak ezarri duen muga hori edo diskriminazio hori dekretu honetan kendu izana uste dut balioan jartzeko kontu bat dela euskal herria bilduk hainbestetan erreklamatutako kontu bat da eta behingoz

kendu da baina uste dut diskriminazioetaz hitz egitea

oso garrantzitsua dela hemen azpimarratzea diskriminazio handiena baldintza ekonomiko larrienak edo zaurgarritasun egoera larriena dutenek izango dutela eta horiei aukera berdintasuna ez diela bermatzen dekretu berri honek zeren zuk aipatzen zenituen zenbatekoen igoera horiek ehuneko hogeita hamarekoak hala da

hogeita lau hilabete arteko luzapena izango dute hala da baina nola eskatzen dira laguntza hauek nola eskatzen dira eta batez ere hor daudelako pobrezia eta desberdintasun sozialen inkestek adierazten dizkiguten datuak egiten zaio frente horrelako egoera bati horrelako eszedentzia bati aurretiko errentarik ez dagoenean aukera berdintasun hori ez dago bermatua eta hori

eta iruditzen zait aukera berdintasun hori bermatzen ez duen dekretu bat ez dela egokia eta nik monografikoan adostutako horiek betetzea eta horiek betetzeko

ez delako betetzen ari eta ez da betetzen ari justuki zuk aipatutako hurrengo puntu horretan ez guk esaten genuen

alderdi sozialista zuekin gobernuko kideekin elkarrekin podemosekin eta talde popularraren abstentzioarekin adostu genuen mugimendu feministarekin plan berezitu bat egitea lau urtetarako eta plan berezitu horretan gainera aztertuko genituela

tartean unibertsaltasunarena tartean titulartasuna zenbatekoak eta ordaintzeko moduak eta zuek erabaki zenuten unilateralki hori ez betetzea beste era batean egitea orduan akordioak oso ondo daude

eta askotan komentatu dugu eta horregatik jarri genuen balioan bai monografikoa eta bai monografiko horretan akordioetarako egondako prestutasuna akordioetarako esparru bat izan behar duela honek baino akordioak daude betetzeko eta zuek ekainean gai hau eztabaidatu genuenean

ezetz ez zenutela beteko egingo zenutela zuek nahi duzuen moduan eta horrela zaila da adostasunetan aurrera egitea hemen berretsi egiten dut plan berezitu propio bat behar dugula gizarte erantzunkide bat

eta eredu horiek aldatu nahi baditugu plan berezitu bat behar dugula diruz hornitua beste gauza batzuk behar ditugun bezala noski horretarako esaten nuen monografiko horretako elementu guztiak betetzea ez bakarrik hori besteak ere bai

eta horrek ezinbestean burujabetasunaren inguruko eztabaida ere badakar eta horretan ados nago zurekin

baimenak ez dugu gaitasunik estatuak ezartzen dizkigu baimen horiek

diru laguntza bitartez erregulatu behar ditugu gure eredu propio horiek eta horregatik eskatzen dugu berehalakoan gizarte segurantzaren inguruko eskumen guzti horiek gureganatzea hori ere ezinbestekoa delako eredu propio hori eraiki ahal izateko eta adostasunak bai

handia dagoela batez ere hasieran esan dudanagatik

zuek ekarri zenutelako herri honetara familiak babesteko itun bat zuek eskerrik asko kortajarena
anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

nik uste estrategia demografikoari buruz esan duzuna ba gaur ez da

esan zuena eta nik uste dut lehendakariaren hitz hauek batez ere doazela ongizate defizita

ongizate defizitera zuzendua dago eta baita ere berak esaten du eta plan de concienciación social aipatzen du eta niri hori ezinbestekoa iruditzen zait ugaltze tasarekiko dauden arazoak ez direlako

zer ikusia dutenak eta bai onartzen dizut baita ere webarena niri ez zait garrantzitsuena iruditzen baina

esan diona esan beharko dizut azkenean nik erantzun behar nuen baita puntu horri ere eta bai webarena sartu nuen edozein kasutan

ez dela gairik garrantzitsuena inondik inora eta

bai familia ituna guk ekarri genuen guk ekarri genuen horren ardura geneukalako guk babesten dugun gobernuak ekarri zuen

gida liburu garrantzitsu bat aipatzen den paradigma aldaketarako baina galdera bat eginez bukatuko dut benetan lehengo eguneko dekretua ikusita zuk esango zenuke han

ekarpenekin eta dakartzan aldaketekin zuk uste duzu hor ez dagoela inbertsio soziala beharbada eseri behar baldin bagara horrelako kontzeptuez ere

jauna eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu

bueno berak nahi badu bai nola nahi duzue bozkatu

lau atera laugarrena atera eta beste guztiak ba orduan bozkatuko dugu lehenik laugarren puntua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto aldekoa treinta y siete contra beraz laugarren puntua onartuta geratu da

hiru bost sei zazpi zortzi eta bederatzi puntuak bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu

gainerako puntuak ez dira onartu puntu honetara iritsita laurak arte